egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai bakarra

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

aurreko urteetako aurrerakinei jarraituz honako hau izango da irizpenaren eztabaida egiteko erabiliko dugun prozedura lehenengo taldeen lehen txanda egingo da hogeita hamar minutukoa

zer arrazoi eduki dituzten erreserbatzeko erantzuteko txanda hamar minutukoa izango da eztabaida bukatuta partidei egindako zuzenketak

nolanahi ere talderen batek eskatzen badu zuzenketa bat aparte bozkatuko da eta horrela egingo dugu gero aurrekontuaren gastuaren laburpenak jasotzen dituzten laukiak bozkatuko dira batzordeko eztabaidan onetsi diren aldaketak sartuta

legebiltzar taldeen arabera bilduta bozkatuko dira gero zuzenketak erreserbatu zaizkien artikuluak jarriko dira bototara eta azkenik irizpeneko gainerako artikuluak eta legearen izena bozkatuko dira beraz prozedura horrela izanik eztabaidari ekingo diogu

mesedez mesedez mesedez isiltasuna kanpora

eskerrik asko castelo andrea elkarrekin podemos taldeen ordezkaria bollain eta hernándezek

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok lehenik eta behin gure elkartasuna berriz ere erakustea gose greban dauden hiru pertsonekin

eskerrik asko presidente andrea yo

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

gaur bi mila hamazazpiko aurrekontuen azken tramitea dugu hemen legebiltzarrean tramitea esan dut bai hori izango delako tramite hutsa

aurrekontu akordioa duten alderdiek euren esklusibitate paktua indarrean jarriz soilik paktu horretan dagoenari bide emango diotela

aukerarik aurrera egiteko berdin dio osasuna hezkuntza edo garapen ekonomikoa suspertzeko zuzenketak izatea berdin dio

eta etsipena esan dut bai etsipena ustezko bilateralitate baten atzean

madrilek inposatutako defizit mugak onartu dituelako nahiz eta berak bai beste administrazio asko ez bezala negoziatzeko eta adosteko

ez ekonomiaren bilakaera positiboaren ondorioz ez politika publikoek diru sarreretan izan beharreko eragin aktiboagatik zerga politikaren bidez ez

aurrekontu honek baliabide gehiago ditu estatuari europak emandako treguagatik horregatik bakarrik ez al ziren europak ezarritako helburuak guztiz bete beharrezkoak ba horra hor nor eta espainiako estatua kale egiten

bitartean guretzat honek agerian uzten du diru sarreretan arazoa larria dela aurrekontuak egiteko diru sarrera nahikoak izan behar dira

gauzak dauden bezala uzteko baizik eta euskal gizartea eta euskal ekonomia garatzeko euskal gizartearen premiak benetan asetzeko eta horretarako

aldundien ekarpenetatik datorrela begi bistakoa da aldaketa fiskalari

más cohesionada y más justa beraz aurrekontu hauek berriz ere erakusten dute nola gobernu honek diru sarreren aldetik ezer gutxi aldatzeko

badakit zerga politika batzar nagusiek erabaki behar dutela zorpetze eta defizit mugak europako estabilitate politikaren ondorio direla bai badakit baina ez egin tranparik bai batan bai bestean gobernu honek bere ahalmenak ahaztu egiten ditu ez al dago gobernu hau

kontzertu ekonomikoaren bitariko batzordean non teorian zorpetze eta defizit mugak adostu behar diren bai gobernu hau badago baina lehenengoan ahaldun nagusiek ezetz esan jakina

ezetz esan ostean eta bigarrenean montoro jaunak bere nahierara defizit mugak banatu ondoren gobernu honek akordio moduan aurkezten ditu

inolaz ere ez asetzen dituzten erabaki politikoak oraingoan berriz ere gehiagorik ez dagoela gobernu honen mantra izan da dagoena dagoela arauak bete behar direla eta horrela besteok ere aritu izan garela izan da bere defentsa

baina gobernu honek badaki berak aukera baduela erabakitzeko arau horietan

edo arau horien aplikazioa negoziatzeko baina nahiago du itxarotea geldirik egotea eta eskua madrilera luzatzea hemengoei muzin eginez beste urte bat galduko du herri honek beste urte bat ausardia alde batera uzten duen gobernu batekin eta oraingoan gainera austeritatea murrizketak eta eskubide sozialen ukazioa

bere politikaren ezaugarri dituen alderdiarekin bat eginez hori da gaur hemen duguna hori izan da gobernu honen hautua eta hautua ez da soilik gaur mahai gainean ditugun aurrekontuekiko ez

zerga politikan zegoela beraz esan bezala bidelagun hauekin ez dugu ezer onik espero etorriko den zerga erreforman azpiazu jauna

behin eta berriz erabiltzen dituzue norbanakoen errealitate hau estaltzeko

zuen politikekin zuek aurrera eramaten dituzuen politikekin igoera hori gero eta okerrago banatzen ari da eta krisitik ateratzen den ekonomiak atzean jende gehiegi uzten du krisi honetatik ezberdintasunak eta arrakala sozial handituz ateratzen ari gara

ez dute honen kontra behar bezala egiten guk hau zuzentzen saiatu izan gara aurrekontu honen tramitazioan bai zuzenketa partzialen bidez

gabeziak konpontzeko zerga erreforma mahai gainean jarriz baina aurrekontu hauek

gobernu honek beste lehentasun batzuk ditu euskal herria bilduk aurrekontu eztabaida honetan argi eta garbi utzi zuen hasieratik hiru ardatz nagusi negoziazioa zintzoa egiteko prest geundela

erreforma fiskala beharrezkoa zela ikusita diru sarrera nahikoak bermatzeko gobernuak dituen zailtasunak eta azkenik aurrekontuaren gastuak berrantolatu behar zirela euskal herria bilduk bestelako aurrekontuak planteatu ditu helburu argiak eta egingarriak proposatu ditugu kohesio soziala sustatzeko haustura soziala ekiditeko

eta garapen ekonomiko orekatu baterako zutabeak jarriz hori eta ez besterik da gure jardun politikoaren iparrorratza gizartearen

gaurkotasunari baina baita ere etorkizunari begira eginikoak krisiaren ondorioei erantzuteaz gain euskal gizartearentzat hurrengo urteetan

aurrekontua babesten duen triunbiratoak berrehun eta laurogeita hamalauak baztertu dituzte hauetariko batzuk azaldu nahi ditut gure zuzenketen ildo nagusiak ezaugarritzen dituztenak estatugintzan aurrera egiteko herri honen burujabetza indartzeko pentsio sistema propiorako azterlana egitea finantzen euskal sistemarako azterlana eae nafarroa eta elkargoa

euskal herriko bulego diplomatikoa irekitzeko berdintasunean sakontzeko politikak sustatzeko guztiz beharrezkoa dirua izatea eta gabezia badago eta bereziki indarkeria matxistaren aurkako lege integrala aurrera ateratzeko prozesu parte hartzaile sakon bat egiteko eta udal planak indartzeko

oso ondo dago oso ondo geratzen da esatea kezka dagoela eta horregatik

baina herri honek badu aukera diru gehiago lankidetzara bideratzeko eta nazioarte mailan adostutako

gutxika bada ere hurbiltzen hasteko herri honen garapena lantzeko eta etorkizuna eraikitzeko hainbat proposamen mahaigaineratu ditugu

ikerkuntza gune baten etorkizuna bermatu promozio industrialerako funtsa sortu behar gehien dituzten eskualdeen garapena sustatzeko dirua bideratu edo energia berriztagarrien aldeko apustu zintzoa egin enplegu berdeak sortzeko plana estatuak ahtra bideratzen duena bestelako

portuak aireportuak edo trenbide sarea eta baliabide hauek transferitzeko bidean jartzeko

enplegua eta gizarte politiken arloan asko dago egiteko arlo hauek dira

arlo hauetan daude gaurko eta biharko gizarte justuago

eraikitzeko neurriak horregatik lanbide hobetzeko eta modernizatzeko partidak proposatzen ditugu iraupen luzeko langabezia murrizteko neurriak

jakina hauek direlako zuzen zuzenean okerren pasatzen ari direnengan heltzen diren diruak hezkuntza gure gizartearen

hezkuntzara bideratzen diren baliabideak funtsezkoak dira eh bildurentzat horregatik proposatzen dugu

bai haur eta lehen hezkuntzan bai bigarren hezkuntzan dauden plantilla beharrak bidean jartzeko eskolak hobetzeko eta berriak egiteko diru partidak handitzea proposatzen ditugu eta bereziki la milagrosa publifikatzeko dirua

eta hezkuntzaren bidez arrakala sozialaren aurkako borroka ere

errenta baxuko familientzat doakotasuna eta bekak indartzea proposatzen dugu osasuna ere gure gizartearen oinarrietako bat da eta beraz azken urteetan suntsitutako enplegua

zerbitzu hobetze aldera baliabideak jartzea proposatzen dugu honekin batera itxarote zerrendak murrizteko edo

aurrekontua proposatzen dugu ahaztu gabe hainbat herrietan

deba goienerako erresonantzia magnetikoa edo errontegiko osasun zentroa eta azkenik euskarari dagokiola oraindik bidea dago euskal hiztunak gero eta gehiago izateko eta beraz

eta euskaltegietarako baliabideak handitzea proposatzen dugu zuzenketa guzti hauek helburu nagusia izan dute aurrekontu hauek euskal gizartearen mesedetan jartzea errealismoz

egindako proposamenak dira aurrekontu hauek dituen gabeziak zuzentzeko egindako proposamenak aurrera ateratzeko egin izan ditugu

al hambre legealdiko lehen aurrekontu hauek ez dute bide

eta bide honetatik jarraituz gero baliabide arazoei aurre egin gabe diru sarreren inguruko neurri ausartak indarrean jarri gabe

larriak izango ditu eta berriz ere entzun beharko dugu hurrengo urtean dagoena dagoela eta ez dagoela alaitasun gehiegirako margenik señor azpiazu

para que juntos podamos recuperar la alegría de este pueblo eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi

legebiltzarkideok arrakala soziala handitzen ari garela aipatu izan duzu pinedo andrea eta hortik hasiko naiz gure legebiltzar taldea eta

jaurlaritzaren ardura handienetariko bat delako arrakala sozial horren aurka borrokatzea eta aurreko eztabaidan hemen irakurri izan genuen baina badaezpadan ez bazendun entzun

jaurlaritzaren ardura handienetariko bat hori dela eta horregatik gaurko eztabaida hau puntu horretatik hastea gure izan dot hernández jaunari erantzungo nioke

lortu izan dela adostasun hau aurrekontuen inguruan eta nik

adostasun hori erdigunean kokatzen dira aurrekontu batzuen inguruan

entzun behar dogula jendea euskadin egiten den eta egin den inkestarik handiena eta zabalena hauteskundeak dira

emaitzak entzun herritarren ahotsa ze hemen milaka herritarrek berba egin eban euzko alderdi jeltzaleak lortu zituen

eh bildu eta podemosek biek elkarregaz

gu hauteskundeetara aurkeztu ginen aurreko legealdian jaurlaritzan egonda

jaurlaritzatik proiektu bat aurrera eroan da eta proiektu horregaz eta gobernu programa bategaz aurkeztu ginen hauteskundeetara eta honek izan ziren gero lortu genduzan emaitzak por cierto

eh bilduk hiru legebiltzarkide gutxiago lortu zituen beraz entzun herria entzun herriak zer dion eta

gure legebiltzar taldetik eta jaurlaritza honetik lider berdina eukinda eta euretariko kide asko berdinak hor egonda

bollain jauna zugaz jarraitu dot lehen esan dozu

eztabaida honetarako mantendu dozu esana zu berbetan egon zaren bitartean nik begiratzen izan dodaz mantendu dozu zuzenketak eta etorri

ardatz barik ze hemen ez dagoz aipatu izan dozu esate baterako queremos eliminar la derivación a entidades externas eta begiratzen hasten naizenean zuek mantendu dozuezan zatikako zuzenketak ba euretariko hainbat

beste bat sección lau enplegua eta gizarte politikak servicios exteriores baita hogeita hiru mila zortziehun eta laurogeita hamaika hamar mila euro gehiago sección siete hezkuntza

kontraesanez beteta zabiezela ezta o sea kentzen dozu eta esaten dozue zuek guzti hori kendu gura dozuela

gutxi dira aurkeztu dozuezanak ba hain justu be kanpo

prekarietatea bardintasuna eta nik hori ez dot honetan ikusten are gehiago esango nizkizu hemen artikuladoari aurkeztu deutsazuezan zuzenketatik aparte beste zuzenketa guztiak gehituko bagenduz ba zuotaz adostasuna lortzea alderdi popularragaz adostasun hori baino merkeagoa izango litzatekeela ze azken batean hamabost milioi euro bueltan baino ez dozuez mantendu orduan

diskurtsoa eta proposamenak planteatu dozuezala

diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan ez zaretela politikara

onartzeko indarrean dagoen sistema gizartea babesteko sistema bertan behera edo apurtzea

besteak beste beste alderdi politiko batzuekaz batera

egun indarrean dagoan babes sozialerako sistema hau

elkarrekin podemosek bollain ez zaituztegu ikusi ez zaituztegu ikusi zelan da posible esatea urteetan eta urteetan erakundeen lidergoagaz eta herritarren konpromiso kolektiboagaz eta ahalegin kolektiboagaz

zuek etorri zaretela eskerrak eskerrak zuek etorri zaretela hori mantentzen dela lortzeko

apaltasun apur bat zentzu horretan eta esatea egindakoa ondo eginda dago eta egindakoak baditu autore batzuk onartu beharko litzatekeela eta zuek momentuz nik esango nuke

horretan mantentzen dozue esan zuzenketen inguruan

andra eta gizonen arteko ezberdintasunak be aipatu izan dozuz eta aurreko eztabaidan esan

argia dagoala bide horretatik lanean jarraitzeko aurrekontuetan zuk aipatu izan dozu hamaika milioi eurotako partidak dagozala indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko

aurrekontuan zehar hogeita bi milioi eurotako ahalegina egiten da berdintasunaren esparrurako eta aztertu beharko zeunke bi gauza alde batetik gure erkidegoan eskumenak hiru arlo

jaurlaritzari dagozkionak aldundiei tokatzen jakezanak eta udal esparrukoak eta guztiek egiten daben ahalegina kontutan hartuta behar dela horretarako

aztertzeko beste leku batzuetan eta euretariko batzuetan zuen

beste erkidego batzuetan ze ahalegin egin den

hori garapen ekonomikoa eta enplegu

eta ezagutu berri dugu jaurlaritzak onartu barri dauan

eurotakoa bertan enplegu plan espezifiko bat egiten da

espezifikoa zabaltzen da ikerkuntza berrikuntza eta garapenerako aurrekontuaren urteroko ehuneko bosta igoko dela eta konpromiso hori hartzen da nahiz eta aurten ahalegina handiagoa izan den eta ehuneko seikoa izan den

neurriak planteatzen dira espezializazio estrategia adimentsuaren garapena laugarren iraultza industrialaren alde apustu egitea euskal enpresa txiki eta ertainen digitalizazioa indartzea prestakuntza dualaren alde apustu egitea enplegu publikoa berritzea eta sendotzea eta espero diren helburuak dira berrogeita bost mila enplegu bultzatzea lagundutako

finantzatutako ehun ikerketa proiektu berri kanpoko merkatuetarako sarbide lagundutako mila berrehun enpresa txiki eta ertain bere modernizazio eta hedapen proiektuen lagundutako

eta lagundutako enpresa txiki eta ertainetakoak

diskurtsoetatik eta berba borobiletatik haratago zehaztasunak zer den egingo dena eta zer den lortzea espero dena

ogasun eta hezkuntzari dagokionez

izaten dozue zuen diskurtsoetan gero eta gure osasun sistema kaltetuago dagoala ezagutu barri dogu

podemosek esan dogu zatikako zuzenketa guztiak gugaz adosteko modukoak izango ziren diru kopuruari dagokionez hamabost milioikoak direnak

iraupen luzeko langabetuei laguntzeko energia berriztatzaileen instalazioetarako dbh haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan inbertsioak egiteko osakidetzako itxaron zerrendak murrizteko merkataritza txikia sustatzeko guzti hori batu

hogeita bederatzi milioi baina gutxiago izango litzateke eta gugaz akordioa eta

aukera izango zenduen benetan errealistak izan bazinen

bozeramaileak egibar jaunak urruntzen gaitu abiadura

eta moduren batean gure artean hurbiltasunen bat egoteko

moduren batean hori diskrepantzia paktatuen esparruan sartu beharko da bestela hori egin arte zailtasunak izango doguz zuokaz beti hori sartzen baduzue adostasunen batzuetara heltzeko orduan moduren batean gogoeta esparruan sartu beharko duzue aurrekoan esan jatzuena

gure legebiltzar taldetik aipatu izan dozue eh bildutik

jaurlaritzagaz eta euzko alderdi jeltzaleari adosteko eta hiruren aurrean ez ez eta ez izan dela erantzuna

zuen partetik bai hemen bertan legebiltzarrean bai kalean ateratzen dozuezan artikulu adierazpen eta abarretan

hiru ziren planteatutako esparruak negoziaziorako borondatea fiskalitatea eta gastuen aldaketa sakonak zuen berbetan

entzun izan dot eta irakurri izan dot esaten duzuela zuek itxaron barik jaurlaritzak zuengana hurbiltzea

ez da horrela zuengana gure legebiltzar taldea jaurlaritza

beraz ez esan holan dana hemen egon da borondate argia eta zuetariko hain batzueri

sinestu gure legebiltzar taldetik eta euzko alderdi jeltzaletik

inor kanpoan ez izteko legebiltzar talde guztiekaz

guztioi baldintza berberak eskainita eta negoziazio prozesua hasiko da herritarren babes

eta txikienera horrek izan ziren negoziazio prozesurako jarri ziren baldintzak

inork kanpoan utziko baldintzak berberak izango dira

babes handiena daukan legebiltzar taldeagaz horrela egin gendun eta horrela

eta esan jatzuen sinestu borondate politikoa hori da eta horretarago gogoa da eta esan jatzuen gauza bat lortzeko

norberak sinestea lortu ahal dauala bestela ez da posible

baldintzak ipini ez daiten lortu oztopoak ipini ez daiten lortu eta horrela azkenean heltzeko zuek hasiera batean aurreikusi dozuen azken agertoki batera hori da

lehenengo mugimendua aurrekontuei dagokionez alderdi popularraren taldetik ikusi zan

gure borondate politiko argia daukazue aurrekontuak babesteko

eta zeozer gertatu zan erdian eta zuen borondatea

bai iriarte andrea bai iriarte andrea horrela izan zan

ez da ortuzar eta mediavilla jaunak esandako gauza bat lehengo egunean gure bozeramaileak esan eutsuen nik erakutsiko deutsuet txiki muñozek jaunak esan eban ortuzar eta mediavillak esandakoen ostean galdetu eutsoen

eta egia da hori pentsatu gendun euzko alderdi jeltzalean pentsatu gendun arabako akordio hori helduleku bat zala

hemen agertzen dana txiki muñoz da txiki muñoz da eta

hori da txarrena zuen arazo handia badakizue zein dan

eemantzipazio politikoa beti inoren esanetara beti inoren menpe

ausardiaz egin beharko dozue ardurak hartuz eta batzuetan

zuzenak izango dira eta beste batzuetan ez eta erantzukizunak hartu behar dira ondo doanean ondo joango da eta gustora egingo zarie hartutako erabakiagaz eta txarto doanean ez baina hemen hori gertatu izan zan eta guk esaten dogu zelan liteke

arabako akordio horregaz eta jaurlaritzatik euren eskumenen esparruan

gu horretarako prest gagoz guk araban adostu doguna prest gagoz beste esparru batzuetara eroan ahal izateko eta bat batean

zuk zeuk casanova jauna hemen legebiltzarrean esan dozu ah ez zan nahikoa

zuokaz ezer adosteko hiru hilabeteetan kadukatzen bada

adostasun bat eta hiru hilabetean kadukatuta dago eta ia ez da nahikoa ze egonkortasun emoten deutso ze egonkortasun emoten deutso hori da gertatu

progresibilitatearen zerga esparruari dagokionez fiskaletateari dagokionez esaten dozue progresibitatea

hamasei mila eurotik beherantza zein hogei mila eurotik beherantzako

euskadin da gutxien ordaintzen dabena hemen hamasei mila eurotik hamabi mila eurora bitartekoak ordaintzen dabez

pertsonako eta nafarroan esate baterako aldaketa egin eta gero

egin dogun aldaketa egin da gero mila laurehun eta laurogeita hamaika hogei mila eurotik beherantzakoak hemen bi mila berrehun eta hogeita hamazazpi euro pertsonako eta nafarroan

baina ez dakit valentzian esate baterako bollain jauna ze zuek hor moduren batean

bi mila hirurehun eta hogeita bederatzi valentzian extremadura bi mila laurehun eta hogeita zortzi

gehiago ordaintzen dabe diru bilketari dagokionez porrota aipatzen da baina serie guztia aztertzea beharrezkoa izango litzateke erkidego honetan bi mila hamaseian

bi mila zazpia izan zan

gehien lortu ebana orduko emaitzak izan ziren burbuja baten ondorioa ez errealitatearen ondorioa eta hori ere zuok ondo dakizue eta orduan lortu zan diru bilketa

eta horren ostean gehien diru bilketa nagusiena izan dana izan da bi mila hamaseian hamairu mila hogeita bost historian zehar urte bakar batean

burbujaren ondorioa izan zana orduan ez daigun

diru bilketa iruzur fiskalaren aurka aipatzen dozue ez dala ezer egiten ba bi mila hamaikatik bi mila hamabostera bitartean

izan ziren erakunde eskudunen ahaleginez

eta zazpiehun eta laurogeita bederatzi milioi eurotako iruzurra aurkitu izan da

zuek beste eredu sozioekonomiko bat eta alternatibo bat daukazuela eta defendatzen dozuela eta zuen diskurtsoan hori baina diskurtsotik haratago ez dago ez dago zuek ez daukazue besterik eta horregatik jarrera maximalistak hartu behar dozuez eta defendatu behar dozuez zuen balizko

enplegu publikoaren esparrua zorpetze eta defizit mugaren

eta zerga sistemaren aldaketa sakona publiko pribatuaren harremanaren inguruan

funtzionario gehiago aipatzen zenduezan uste dot orain euskal herria dokumentuan

gobernu akordioa lortzeko aukera izan genduanean hogei mila ipintzen zenduezan uste dot mahai gainean

aldarrikatzen dozuez bi mila hamazazpiko aurrekontuetarako eta bien bitartean eta era berean

bata aste honetan arzuaga jaunak aurkeztutakoa eskatzeko

hau da eskatzen dozuna eusko legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio iragarri duen ertzaintzaren hogeita zazpi promozioa ez egiteko lan enplegu publiko hau

bestea rebeka ubera andreak aurkeztutakoa legebiltzarrak hezkuntza sailari hori ez zan onartu zorionez eskatzen dio iragarritako hezkuntzako lan eskaintza publiko deialdia atzeratu dagiala

aurrekontuetarako baldintza lortu beharrekoa mila berrehun lanpostu lortzea izatea eta era berean bertan

ez daiten horrela izan kontraesana kontraesana

eta defizit mugaren malgutasuna entzun izan dogu pinedo andrearen diskurtsoa

hemen gipuzkoako foru aldundian egon zinanean franko andreak zer nolako neurri zorrotzak jartzen ebazan gipuzkoako udal guztiek

zorpetzeari dagokionez eta defizit mugari dagokionez ba hemen dagozan berberak eta zerga sistemaren aldaketa sakona

alderdi popularraren edo euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak

eh bildu yo lo de eh bildu exclusivamente

señora gorospe benetan hartu duzu nahi izan duzuna informe horrek berak esaten du

pnvk esaten duzu borondatea zeukala adostasunerako eh bildurekin eta guk ez dugula gura izan eta beti eaj hor dagoela eskuzabal

eta esan duzu gauza bat oso garrantzitsua baldintza berdinak eskainita es decir usted creía

ez dago eta hori badakizue eh bildu dago herri honen onerako

aldaketak aurrera eramateko baina eh bildu ez dago faboreak egiteko eta horretarako horregatik dauzkazue

erdian zerbait gertatu omen zen esaten du ela gora ela behera ez ez nik esango deutsut zer gertatu zen negoziazioaren erdian

ez da egia bai bai nik hitz egiten dut nik gura dodana ez da egia

ez da egia zeren eta gobernu honek badauka ahalmena defizit muga negoziatzeko

baina pnv bere raka rakarekin berriz ere zuek adostuko duzuen aurrekontuak ez dio erantzuten herri honi ez dio erantzuten hasieratik

zuek ez dozuelako nahi baliabiderik egotea erosoagoa delako bakar batzuk zoriontzea bakar batzuk kontentu izatea eta jendeari ale de verdad

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza

eskerrik asko barriro ere legebiltzar buru andrea incoherencia del

zuetariko ordezkari batek hemen lehendakariari egindako galdera batean esaten eutsuela oraingoan ez

dana nahasten dozuela akats estrategiko bat

eta akats estrategiko hori disimulatzeko

hori da guk espero doguna ikuspuntu politiko batetik aske izan zaitezala eta gaitasuna izan dagizuela esparru politikoetan akordioetara heltzeko

hurrengoan izango ote da guk baietz espero dugu uste dugu

gure ateak irekita dagoz gure eskuak luzatuta

euskadik aurrera egin daian eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

lehenengo bozkatuko dugu eh bilduko taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu ditzakegu

txartela ondo sartuta daukazue bai

ez oraindik zurea ez da piztu atera berriz mesedez bai

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto

onartu zuzenketak ondoren bozkatuko dugu elkarrekin podemos taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz

batzordeko eztabaidan onetsitako aldaketak sartuta bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa veintinueve contra

geratu da bototara jartzen dira batera elkarrekin podemos taldeak legearen artikuluen gainean erreserbatutako zuzenketak bederatziehun eta zazpi zenbakitik

ez dira onartu jarraian bototara jartzen da eh bildu taldeak legearen artikuluen gainean erreserbatutako zuzenketa bederatziehun eta hamaika zenbakia

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra ondorioz ez da onartu bototara jartzen dira batera hurrengo xedapen gehigarriak sei zazpi eta zortzia bozkatu ditzakegu

geratu dira bototara jartzen dira batera zuzenketarik ez duten irizpideko gainerako artikuluak hau da batetik hogeita hamairura era berean bat xedapen gehigarritik bostera eta bederatzietik hamabostera

bostera bat koma bi hiru eta laugarrena eranskinak eta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto

onartuta geratu dira eta horrenbestez onetsita geratzen da euskadiko autonomia erkidegoko bi mila hamazazpigarrena urteko aurrekontu orokorraren legea